arratsaldeon guztioi gai zerrendako bosgarren puntua hasiko dugu elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena eitbn euskara sustatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkeztu eta defendatzeko zabala anderea zurea da hitza

legebiltzarkideok arratsalde on gure gaurko proposamena xumea beharrezkoa eta eraikitzailea da euskara sustatzeko berezko ekoizpen berritzaile batean inbertitzea iruditzen zaigu guztion adostasuna izan beharko

baina saiatu izan arren penaz esan behar dugu akordiorik ez dela egongo akordiorik zertarako

etbk euskara ikasteko saioa produzitu dezan euskara ikasten dutenentzat zuzenduta

egingarria eta esan bezala euskararen aldekoa gure arrazoiak aurkeztutako proposameneko zioan agertzen dira baina horietaz ez da ezer esaten aurkeztutako emendakinetan

encuesta sociolingüística de euskadi esaten nizuen bezala seigarren inkesta soziologikoari erreparatzen badiogu gazteen artean euskararen erabilera

gelditu egin da gero eta baxuagoa da azpimarratu nahiko nuke pasa den hilabetean hemen euskararen agenda estrategikoaren inguruko osoko bilkura monografikoan gure talde parlamentarioak proposamen zehatz bat egin zuela

ebazpen proposamena izan zen eta horrela zioen eusko legebiltzarrak

jaurlaritzari eskatzen dio eitbk beharrezkoak diren neurriak euskara irakaskuntzan programazio aktiboa eskaini dezan planteamendu horrek ez zuen jaso gainontzeko taldeen babesa eta beraz ez zen aurrera atera guretzat pena bat izan zen izan ere guk jarraitzen dugu pentsatzen eitb

lau haizeetara euskara zabaltzeko guk jarraitzen dugu pentsatzen eitbk duen ez dela ustiatzen ari guk jarraitzen dugu pentsatzen nahiz eta gazteriaz gero eta telebista gutxiago ikusi gauzak ondo eginez

alda dezakegula onartu dezagun hortaz hizkuntza politikak hobetzeko bide luzea daukala oraindik egindakoa jakina

guztiz desberdina da eta formula berri eta eguneratuak eskatzen ditu eitbk konpromiso eta ardura handia hartu zuen

legearekin eratu zenean izan ere lege horrek euskal kultura eta batez ere

gaur egun egia da irrati formula batzuek entzule gazteen artean oihartzuna lortu izan dutela hizkuntza modu informalean erabiltzen edota euren errealitateari egokituta eduki hurbilak programatzen

zorionak hortaz ondo egindako lanagatik eta posible egiten duten

hala ere telebistako kateetan egoera zeharo desberdina da batez ere

bertan entzule kopurua hain baxua izanda kate horrek ez du betetzen zerbitzu

hausnarketa bat eskatzen du baita neurri zuzentzaile egokiak ipintzea ere egia da bai ekoiztutako saio batzuk arrakastatsuak izan direla gazteen artean eta

hor daukagu adibidez goazen seriea azkeneko zortzi urte hauetan

aldatu dira bai baina arrakastatsua izan da

gazteentzat zuzenduta egon arren familia osoak elkartu dira ostiralero telebistaren aurrean

ikusteko grinarekin hori bai erronka hiru belaunaldi euskaraz eta euskaratik egindako saio bat ikusten elkarrekin baina uste dugu eskatu behar diogula

are gehiago zerbait gehiago ez da asko legea betetzeko eskatzea ezta y como decía en el marco

zer iruditzen zaizue el conquis etb bian euskaraz egitea

azpititulu gaztelaniaz aurrekontua zero ideia bat besterik ez da baina kontutan edukitzekoa nik hemen nabarmendu nahi nituzke euskara sustatzeko eta zabaltzeko balio

etbk egindako ekoizpen propioak ikusle kopuru handia izateaz gain ikus entzunezko sektorean enplegua sortu zuten

kulturala ere nork ez du gogoratzen bi eta bat jaun eta jabe martin telesaila

testuinguru desberdinetan baina etbko serie guzti horiek aipatu ditudanak bi eta bat jaun eta jabe martin goenkale serie horiek

milaka euskaldun berriei eta zaharrei lagundu diete euskara ikasteko hobetzeko normalizatzeko edo zergatik ez maitatzeko

indarrean dirau noski egungo behar soziologiko kultural eta linguistikoetara egokitu beharko genuke baina ez dago zalantzarik profesional onak ditugu orain

eta euskararentzat inbertitzea eta eraberritzea izango beharko luke eta sentitzen dut baina etsipena eta ideien falta

araberako eta nori dagoen zuzenduta kontutan hartuta helburu hezigarriak eta kalitateak nagusitu behar dute

herritarrei kultur heziketa ematea eta zabaltzea gure

publikoaren papera da dena den hori ez da bateraezina aisialdirako eduki erakargarriak egiteko musika programak ekoizteko edo ikusle gazteen errealitatera hurbiltzeko

hain zuzen ere aldarrikatu nahi duguna jauzi kuantitatiboa baino kualitatiboa irudimen pixka bat besterik ez

saiatu gara akordio batera irizten ez da posible espero dugu

hitz egiten hausnarketak egitea eta denok behar dugun etb lortzea eta noski komentatu dudan helburu kultural pedagogiko eta hezigarri hori zabaltzea

eskerrik asko zabala andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria

euskarazko kateak lehentasunezkoak ez izatea prestigiatuenak ez izatea zainduenak kuttunenak erreferentziazkoenak ezin dugu

euskarazkoen kaltetan eta are gutxiago gaur egun bi mila hemezortzi urtean mundua aldatu delako

aldatu delako ere bai eta albisteak beti ez dira txarrak zuk datu batzuk eman dituzu zabala andrea nik beste batzuk emango ditut

erdiak ez erdiak ez barkatu heren batek baino ez zuen euskaraz ulertzen gaur egun ostera eaen bizkaia araba eta gipuzkoan hiru herenek ulertzen dute euskaraz eta euskal herria osotasunean hartuta

euskaraz hezkuntzak lagundu du horretan mentalitate aldaketak herritarren ahaleginak batez ere eta jakina eitb berak ere lagun du horretan ez litzateke justua izango

egin duen lana aitortu ez izatea handia izan da lan hori eta euskara prestigiatu du entretenimendurako informaziorako

balio zuela erakutsi izan duten bezala

entretenimendurako albisteak ematerako kirolerako

eguraldi bikaina dagoela esaten ezta eta esate baterako honetan beti gogora

dragoi bola ikusten hori izan da eta hori izan behar da eitb magia hori

askoren lan handiaz ilusioaz eta pasioaz lortu da eitbk ezin du magia hori galdu eta guk ere ezin diogu magia hori galtzen

ezin duela orain dela hogeita hamabost urteko parametro berberekin jarraitu eta gauzak egiteko modu berarekin

egokitu egin behar da hainbeste aldatu den euskaldunon mundura eta

aldatzen ari den ikus entzunezkoen teknologiara ere bai interneten trena ezin du galdu

ezin du ikusleak galtzen jarraitu bere izatearen arrazoia edo zentzua bera ere galduko lukelako bestela badakigu ez dela lan erraza mundu osoko telebistak ari dira galtzen ikus entzuleak

eta horregatik ere euren estrategiak aldatzen ari dira eta eitbk ere aldatu beharko du bere estrategia bere makineria guztia sasoi berrietara egokitu kanpoan dugun talentu batek garazi goiak

harek esaten du oportunistak izan behar dugula berak azaltzen duenez euskal herriak europako herrialde aurreratuena baino hiru lau bat urte atzerago doa telebista arloan ikus entzumenezkoetan eta beno zoritxarrez beste

baina akats hori aukera bihurtu dezakegu aprobetxatu dezagun europako herrialde horietan zer egiten ari diren ikusteko eta

oportunistak izan baina europari begira eta ez espainiako betiko eredu kasposoenek gure tradizioa mantendu dezagun baina arriskuak ere hartu behar ditugu ausartak izanda abantaila bat daukagu gainera ez daukagu zer galdu batez ere etb baten ez dago

beste eitb bat behar dugulako berandu baino lehen arteko eredua aldatu behar da uste dut denok gaudela ados horretan eta horregatik ari gara lanean eitbko lan taldean eta

elkarrekin podemosekok aurkeztu duzuen ekimen horrek euskara erakusteko saio bat egiteko

lan taldean egiten ari garen lanari baina areago

egiteari jakin badakigun arren hori ez dela nahikoa beste hizkuntzaren bat ikasi guran gabiltzanok

saio entretenigarri erakargarriak eta ahal dela jatorrizko hizkuntzan aski idatziak eta uste dugu horretan inbertitu behar duela etbk ikusle

euskararen mundura baina hori uste dugu plan oso baten parte bat izan behar dela

diozun bezala pena bat da gaur adostasun oso bat ez egotea ondo deritzogu ekarpen zumeei baina uste dugu anbizio gehitxoago eduki behar dela eta plan orokor baten barruan sartu

ekimen guzti horiek uste dugu eitbk merezi duela hori guk herritarrok ere bai eta hau edo denon artean egiten dugu edo hau
ez dugu egingo beste barik eskerrik asko eskerrik asko agirre andrea

eskerrik asko mahaiburu andrea talde sozialistak eztabaida hau abiatu duen gogoeta partekatzen du elkarrekin podemosen

eta ulertzen dugu gainera ganbera honetan dauden talde legebiltzar osoen kezka bera eta orokorra dela uste dugulako denok ados gaudela eitbren konpromiso eta erantzukizun handiarekin bere

kulturaren agente igorle bezala eta bereziki gure hizkuntzakoa euskara

dimentsio hezigarri bat lor dezala bere programazioaren bidez

eta audientzia konpetentzia basatiari aurre egiteko orduan ausarta izan dadila baina heziketarako programazio

egin dezala zerbitzu publiko bezala bere begirunean funtsezkoak zerbait komunikazio erakunde publiko ona

kalitatezko dela adierazten duena bere telebista eta irrati eskaintzak dira batik bat gizartearen

informaziorako eta heziketarako bereziki bere

en nuestra opinión se quedaba corto gracias eskerrik asko romero andrea eusko abertzaleak oregi anderea zurea da hitza

legebiltzarkideok arratsalde on guztioi orain dela urtebete izan nuen nire lehenengo parte hartze tribuna honetan legebiltzarkide moduan eta gaia eitb zen orduan ere orduan eitb jatorrizko legearen zati txiki bat irakurri nizuen eta gaur zuen baimenarekin gauza bera egingo dut laurogeita biko legea gero eta gehiago irakurri gero eta mamitsuagoa ikusten baitut

baina benetan dira interesgarriak atarikoan esaten digu funtsezkoa herri zerbitzu deneko

lege honen gai diren gizarte adierazpideak herritar euskaldunak argipide eta politikan esku hartzeko lehen lehen mailako bide direnez eratzen dira

gure erapidetzaren oinarrizko lankidetasun tresna direnez ere euskararen sustapena eta zabalkundea bereziki kontutan izanik

eremua hirugarren atalean h hizkian esaten digu kulturaren eta euskararen sustapena euskara erabiltzearen xedeetarako oinarrizko egitarau sortarauak ezarriz orotariko eskaintza mailan elkarte autonomiadunean irrati telebistazko emankizunen oreka beharra kontutan izanik beraz ikusten dugun moduan euskara funtsezkoa zen legea onartu zen momentuan legebiltzar honetarako eta orain

funtsezkoa da ere horregatik orain dela urte batean aipatu dudan eztabaida hartan bi mila hamazazpikoan onartu genuen ponentzia bat eratzea eitb osoko erreforma lantzeko eta besteak beste aztertzeko eskaintza

egokitzea hala nola teknologia aldaketa eta erabilera berrietara eta lanean hasi ginen ponentzian kostata bai

eta ponentzia horretan bost bloke tematikoak dauzkagu adostuta eztabaidatzeko eta bost bloke horiek hauek dira zerbitzu publikoa gobernantza antolakuntza eta finantzazioa hizkuntza normalizazioa eta genero ikuspegia ikusten dugu beraz

ematen ari garen gai honi testuinguru honetan elkarrekin podemosek ekarri digu legez besteko proposamena proposatzen digu euskara ikasteko programa bat martxan jartzea eitbn bi mila hemezortzian jatorrizkoan esaten zen moduan bere garaian bai horixe izan zen eredu ziora ekarrita gure ustez proposatzen digutena guztiz zaharkituta dago baina edozein kasutan prest gaude hitz egiteko eta gaur martxoan izan genuen plenoan azaldu nuen bezala gure iritzia da ponentzia eratuta daukagula eta

gai hau eta nahi ditugun edo nahi dituzuen beste dena den beste taldeen ekarpenak ikusita adosteko nahian ibili gara adostasunaren balioan sineste baitugu eta erdibide batera heldu gara

partidu sozialistak eta guk eskertu nahi dut

akordio batera heltzeko baita pili zabalarena

baina hurbil egon gara eta ziur nago mesfidantza alde batera uzten badugu zintzo lan egiteko tresna egokiena daukagula hau da ponentzia

eta puntu honetan eskertu nahi dut profesionalen lanean

hainbat urte hauetan egun hitzarmen batzuk sinatuta ditu adibidez

edukiak lagatzeko unitate didaktikoak egiteko eta euskara irakaskuntzan laguntzeko erdibidean bigarren puntuan eskatzen dugu eitb zuzendaritzak eta hizkuntza politikako sailburuordetza elkarlanean

beharrezko aurrerapausoak eman ditzan publiko guztientzako programen ekoizpen propiorako zuzenduta egongo direnak euskararen irakaskuntzara ezagutzara eta sustapenera emisiorako egokiena zein den aztertuz

eitb ez da medio isolatu bat euskararen inguruan lanean daude hainbat aktore artean kokatzen da

adibidez aurten euskaraldia martxan dago bi mila hamazazpian abenduan aurkeztu ziren ere euskarazko indikadoreak euskarazko

aipatutakoa ere hauek besteak beste marko bat egiten dute

eitbn egingo diren ekimenak marko estrategiko horren barruan pentsatuta egon beharko dira beraz lehengo martxoan moduan bukatuko dut

lanerako eta lan egiteko goazen beraz lanera eskerrik asko

elkarrekin podemosek ez du hitzik hartu behar eh bildu agirre andrea

gracias eskerrik asko romero andrea oregik ez du hitzik egin behar eta llanos bai

y debate en esta cámara nada más eskerrik asko llanos andrea

bototara jarriko dugu lehenengo elkarrekin podemos taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

ez da onartu jarraian eh bildu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketak

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita bat boto aldekoa hamaika abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua mozioa

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposatzailearen txanda llanos andrearen txanda da ekimena aurkeztu eta defendatzeko

labur labur egingo dut izan ere adostasuna dago puntu honetan alderdi guztion artean eta beraz beno poztekoa da nerea llanosek esplikatu ditu

zein izan den proiektu honen eboluzioa zeintzuk izan diren zailtasunak eta ez daukat askoz gehiago gehitzeko esan nahi nukeena da azkenean badakigu azpiegitura hauek egitea oso garestia dela bai eraikuntza proiektuak egitea oso garestia dela eta zeresanik ez proiektu hauek egitea bera exekutatzea

eta beraz nik beti esaten dut azpiegitura bat egin baino lehenago oso ondo pentsatu behar dela eta oso ondo irudikatu behar dela zeintzuk diren

lehentasunak eta hor beti aztertu behar dugula zein den coste beneficio benefizio soziala ingurumenekoa

elementu guzti horiek kontutan edukita iruditzen zitzaigun metro linea hau lehentasunezkoa izan behar zela

badaukatelako mugikortasun behar bat eta zailtasun batzuk bilbon ubikatua dauden tokian egonda ere zailtasun dezente dituztelako mugitzeko eta autobus sistema ezberdinak erabili behar dituzte eta

eta uste genuen lehentasun sozialari begira ezinbestekoa zela

ematea lehentasuna beste batzuen aurrean eta egia da kezkaz ikusten genuela tapia andereak berrogeita hamar hiru linearen luzapena la palomaraino eramateari ba lehentasuna emate

ba baloia atzera bota atzera bota eta beste urte batzuetara botatzeko orduan ikustea alde batetik konpromiso serioa dagoela eta batik bat jaurlaritza sostengatzen duten taldeen partetik ba proiektu konstruktiboari orain proiektu informatiboari eta gero proiektu konstruktiboari

baina denok dakigu garrantzi politikoaren translazio praktikoa aurrekontu proiektuan jasotzea dela

lortu den emendakin honekin ikusten dena da ba bi mila hemeretziko aurrekontuan

eraikuntza proiektua lehenengo fase horrena gainera jasota geratu da guk egindako enmienda de adición deritzona hau da parte hartze prozesu baten bitartez egitea

herritar horiek auzotar horiek oso aktiboak dira eta

inbertsio handikoak egiten direnean herritarren parte hartzea ezinbesteko elementu bat dela ikusten dugu hori ere jasota geratu dela

estudio informatibo hori egin behar da trazatua

alternatibak eta abar horiek ondo aztertu bi mila hemezortzian eta bi mila hemeretzian jada proiektu konstruktiborako diru partida zehatza jartzea eta hori jada bi mila hemeretzirako burututa egotea ba albiste pozgarria dela beraz

eta besterik ez eskerrik asko

eskerrik asko mahaiburu anderea lehendakari jauna legebiltzarkideok arratsalde on guztioi

batez ere adostasun zabal bat ailegatzeko aukera eduki dugulako eta gaur akordio honen bitartez ba lortu dugu laugarren linea hori

bultzatzea eta hori nik uste dut zoriontzekoa dela batez ere

legebiltzarkideok jaun andreok arratsalde on guztioi

cuando se es responsable besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldea elkarrekin podemos

arratsalde on eskerrik asko mahai buru andrea azken txandan hitz egiteak gauza onak ditu noski baina baita ere

momentu honetan baina saiatuko naiz denbora gutxian nire taldearen iritzia azaltzen lehenik eta behin azaldu nahi dut nire taldeak ez duela zuzenketarik

zeozer esatea historia honi buruz egia da suposatzen da behintzat ekainean metroaren laugarrena linearen matiko moyua proiektua aurkeztuko dela

andreak baina gai honen inguruko kronologiari begiratuta

urte asko mobilizatu egin dira manifestazioak egin dituzte

autopistaren zubi bidearen aurka mobilizatu egin dira sarritan

eta urte asko promesa ez beteak entzun behar izan dituzte gracias

eskerrik asko martínez jauna erantzunen txandara pasatuz llanos andrea zurea da

bai nire lekutik zure baimenarekin labur labur yo me reitero

eskerrik asko andueza jauna eusko abertzaleak zorrilla jauna bai bertatik

eskerrik asko zorrilla jauna eta amaitzeko elkarrekin podemos martínez jaunak